bai egun on eta eskerrik asko urtebete igaro da forondaren desmantelamendua hasi zenetik urtebete igaro ondoren

dirudienez helburu bikoitza duen proposamena da alde batetik

ez ixteko helburua dauka esaten baita foronda estrategikoa dela herri honentzat bestetik bigarren helburu bat ere badu langileek euren enplegua ez galtzea

bat egin du eskaera bi horiekin baina iritzi diogu

agerikoa da behar beharrezkoa dugula eusko jaurlaritzak eskuratzea aireportuen eskuduntza guztiak egia da ere euskal herrian eztabaida sakona izan behar dugula aireportuen sarean inguruan zenbat aireportu ditugu bakoitzaren

izango luke arabako aireportua logistikarako

erantzuteko txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

prieto jauna eusko talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd taldearen izenean ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkari den aldaiturriaga jaunak

eskerrik asko aldaiturriaga jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkari den lópez de munain jauna dauka

bai eskerrik asko lópez de munain jauna bai

barkatu baina ez zaizu ondo entzun errepikatu duzu berriz

bozketa onartzen duzue prieto jauna aldaiturriaga prieto jauna

bozkatuko da lehenengoa eta bigarren puntua bozketara jarriko ditugu bozkatu dezakegu

bai hirurogeita lau ez bederatzi ondorioz onartu dira lehen bi puntuak jarraian hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hiru ez hamar ondorioz onartuta geratzen dira

puntuak gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gizarte laguntzak jasotzen dituzten pertsonek

egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularreko ordezkariak dauka hitza bere ekimena

azkenean akordioa posiblea izan da hiru alderdien artean alderdi popularra alderdi sozialista eta

artean gobernuan dagoen alderdiarekin eta laguntza soziala jasotzen dituztenak

egoeretan eskatzen duenean lan egiteko horren helburua da gizartearen alde egiten den ahalegina berreskuratzea eta esan behar dut

izan ere aurreko legealdian aurkeztu genuela alderdi popularrak aurkeztu zuela eta legealdia bertan behera geratu zenez azkenean

gai honi buruz adostasuna lortu dugu hiru alderdien artean eta izan da aipatu dudan

akordio horren arabera eusko jaurlaritzak

ikerketa zehatz bat aurkeztu behar du sei hilabeteko

zuzenketak aurkeztu dituzten txandan mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

sarasua andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkari den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ni bai saiatuko naizela harira joaten eta bakarrik gaur hona

guztiaren inguruen eta helburuei buruz ez horrek

alderdi popularrak dakarren legezbesteko proposamenaren aurrean

ez da batere zaila orain dela aste bi osoko bilkuran argi gelditu zenez hemeretzi puntu

gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legeari egindako

sartu zen indarrean ppk proposatu zuen eta aurrera irten zen euren botoekin eta orduan bere bidelagun zen alderdi sozialistaren botoei esker lehen aipatu dudan plenoan esan genuen eta gaur errepikatzen dut euzko abertzaleak taldearen ustez orokorrean

arabera are gehiago urte bat baino ez denean igaro indarrean sartu zenetik las leyes necesitan seguridad jurídica lo cual

beraz hau azalduta ppren legezbesteko proposamenak eskatzen duen gauza bakarra legea betetzea da lau barra bi mila hamaika legearen hemeretzigarrena artikuluak diona bete ahal izateko neurriak hartzea

ez ohiko egoeran bakarrik deituak izan ahal direla komunitatearentzat lan egitera eta ildo horretatik aurkeztu genuen gure osoko zuzenketa premiazkoa iruditzen zaigulako komunitatearen onerako lanak egiteko

ondo identifikatuta edukitzea eta zergatik benetan ez ohizko egoeratan bakarrik

eta horretarako beharrezkotzat hartzen dugu ikerketa baten bitartez zein iharduera eremuetan lan egitera deituak izan ahal diren jakitea honetarako

eskatzen diogu eta bigarrenez argi daukagulako komunitatearen onerako lanak ezin direla enplegu ordainduarentzat kaltegarria izan eta hau maneiro jaunari zuzenduta

alderdi sozialistaren zuzenketa ere gurearen antzekoa izanik erraza izan zaigu erdibideko zuzenketa bat adostea non azaldutakoaz gain

gizarte politika eta etxebizitza batzordean txostenaren berri eman dezala ppek ere sinatu egin du eta pozten gara adostasun handiarekin onartuko baita ekimena eta azkenik

zuzenduta bere zuzenketa onartu ezina iruditzen zaigu behin eta berriro esan dugunez ezin direlako legeak aldatu

segurtasun juridikoaren printzipioaren aurka doalako besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea eh bildu taldearen ordezkaria den

presidente anderea urtarrilaren

eh bilduk egindako legez besteko proposamena

murrizketak bertan behera uzteari buruzkoa eztabaidatu zen hemen

lau barra bi mila hamaikako legean eman ziren atzera pausoak eta murrizketak berreskuratzeko asmoarekin egindako proposamena zen hain zuzen ere eta gaur talde popularrak aurkeztuta

bertan zegoen proposamen hartan zegoen beste batzuen artean noski eta juxtu proposatzen genuena lehen uste dut garrido

proposatzen genuena juxtu kontrakoa zen gizarte laguntzak jasotzen dituzten pertsonek komunitatearen onerako lanak

gelditu behar zela aldarrikatzen genuen eta eskatzen genuen bi mila hamaikako legeak ateak ireki zituen horretarako

atal horren garapena eskatzen da aipatutako osoko bilkuran esan genuen ildotik ez da aldaketa bakarra

aurretik zegoen gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legearekiko hemezortzi barra bi mila zortziko legearekiko

komunitatearen onerako lanak egiteari buruzkoa da horietako bat gaur hemen

urte batetik hiru urtera pasa zen eta aldi berean aurrekontuen legean eta aurrekontuak erabilita ehuneko zazpi murriztu ziren diru sarrera hauek ondorioz guzti horren ondorioz

utzi zituenak esan genuen orduan

eta gaur ere errepikatu nahi dugu galdutako eskubideak berreskuratzeko bidea egin behar du gobernu honek ez

lege bat diozu ez dela aldatzen alderdi politikoen arabera lege hori arau hori astakeri bat baldin bada

legezkoa izango litzateke aldatzea eta hori da guk jaurlaritza honi eskatzen dioguna defendemos un modelo de garantía de ingresos y de inclusión

zeren baitan egin behar dute lan hori lan komunitario hori

diruaren kopuruaren arabera diru osoa edo diru sarrera osoa jasotzen badute lan komunitario gehiago

jasotzen baldin badute lan komunitario gutxiago eta dirulaguntza jasotzen dituzten enpresak ere egin behar dute lan hori politikariek hemen gaudenok alderdi politikoak baita

larrialdiko egoeretan herri honetan komunitatearen alde jendarte osoak parte hartzen du eta hartu behar du herri honetan auzo lana aspalditik ezagutzen dugu

egoera horietan eta ez da bidezkoa gaizkien pasatzen ari direnei gaizki pasatzen ari diren pertsonei bereziki eskatzea lan

lan egitea instituzioek kasu honetan jaurlaritzak

eta pertsonak dituzten benetako arazoei erantzun behar die pertsonei arreta ona

zerbitzua ziurtatzea epe labur batean dagozkien laguntzak eta eskubideak bermatzea enplegua ahalbideratzea

hori izan behar da helburua eta hor ipini behar dira energia guztiak pertsonen duintasuna bermatzea ezinbestekoa delako

benetan guztiz tokiz kanpokoa da egoera horretan dauden pertsonentzat iraingarria gainera eta badirudi zorretan daudela une oro edo bestela susmopean

ulertzen dut proposamena beraiena izan zen lege hura

hor dago eusko alderdi jeltzaleak ontzat ematen du kontraprestazioa nahiz eta jakin eragileak sektore honetan lan egiten duten eragileak hirugarren sektoreko eragileak

proposamen honekin ezta gai honekin eta ez dutela onartuko ez da momentua

ordua da benetan lan egiteko eta eskubide sozialak bermatzeko non dagoen muga

ea ordezkatzen den edo ez den ordezkatzen den ere aukera izango dugu batzordean hitz egiteko honetaz muga hori ipintzea ez da erraza derrigortasunaz hitz egiten ari denean gai honetan pobrezian bizi diren pertsonen kopurua edo pobrezia arriskuan daudenak

gehitzen ari den honetan horrelako proposamenen inguruan eztabaidatzen ibiltzea lotsa sentiarazi beharko liguke legebiltzar honetan gaudenei ni behintzat horrela

pertsona gaizkien pasatzen ari diren pertsonetaz horrelako neurriak hartzen ez dut komentatu baina gaur

berdinak dira beraz argi esaten dut ez dugula bat egingo

erantzunen txandan sartuz eusko talde popularraren ordezkaria den

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andereak dauka hitza

eskerrik asko sarasua euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andereak dauka hitza

bezala bagenekien alderdi bakoitzaren postura zein izango zen

bueltatu egin da eta diskurtsoa bera egin du

eta erdibidekoan argi eta garbi esaten da

txosten bat egin dezala bertan ikusteko zein jarduera

komunitatearen aldeko lan horrek egitea baina lehenengo eta behin argi eduki beharko ditugu zeintzuk jarduera eremuetan egin ahal izango den

artikuluak berak dioenez ez ohiko kasuetan bakarrik izan daiteke beraz eta

ez ohiko egoera bat ez daiten ohiko bihurtu

izango da ikusita zein taldek babestuko dugun

de la izquierda abertzale eta enpleguari buruz ere bai hitz egin duzu

por supuesto enplegua dela arazorik larriena eta horren inguruan eztabaidatu

eta bai pleno monografikoan besterik ez eskerrik asko

arregi andrea eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

pertsona horien gutxiespena behin eta berriro legebiltzar honetan ez da onargarria

europaz hitz egin da interbentzio batzuetan europan egiten dena edo egiten ez dena batzuk kontutan izaten dugula europa

gauza batzuetarako eta ez beste batzuetarako europan presio fiskala hemen baino batazbestekoa sei edo zazpi aldiz gehiago izango da noiz edukiko dugu hemen

hitz egin dezakegu ere horretaz presio fiskalaz gaur bertan agertzen da ikerketa bat non esaten den batazbestekoa igota bakarrik

milioi gehiago jasoko genituela hori ere

pilak ipini behar dira gai honetan baina ez kontraprestazioak eskatzeko

guzti horien baldintzak eta berme sozialak

eta hor izugarrizko lana dago egiteko espero dut egingo dugula espero dut denen aportazioak baliogarriak izango direla baina bai kontu bat gogoratu nahi dut lehen ere aipatu dena

mugimenduarekin eta gogoratzen gara ere herri honen gehiengoak eman zuen erantzunarekin

ez dezagun horrelako bideak ireki ez ditzagun arazoa konpondu beharrean arazo gehiago sortu bide okerrak
erabiliz eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal popularrak euskal sozialistak

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamabi ez hogeita bi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

legez besteko proposamena euskadiko zuzenbide zibila eguneratzeari buruz eztabaida eta behin betiko proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko mendia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria erkoreka sailburu jauna eguerdion denoi

dela iruditzen zaigula izan ere gure

errealitateari egokitzea beharrezkoa ikusten dugu eta horrela jaso genuen baita ere

jeltzalearen hauteskunde programan mendia andreak esan duen moduan ikusten dugu egokitzapena beharrezkoa

baino gehiago pasatu direlako eta gure gizarteak

dituelako atzo izandako agerraldian erkoreka sailburuak adierazi zuen jaurlaritzak bere esku dagoen guztia egingo duela erkidego osorako zuzenbide zibil baten definizioan aurrera egingo duen arau bat idazteko eta

adierazle giza jakinarazi nahi dizuet edo zuekin konpartitu nahi dut

orain dela bi aste batzartu zela bai akademiarekin eta baita abokatuen bazkunarekin uste dut jadanik guztiok

euskal lege zibilari buruzko proposamena alegia eta

daukatena gure taldeak sailburuarekin bat egiten du esaten duenean arau berriak gure erakunde propioak errespetatu beharko dituela

bete beharko dituela gogoratu gai honetan ditugun eskumenak egikarituz

izatezko bikoteak baita sexu berekoak

arautu genituenean beraz ez gaude aintzinako kontuei buruz

alderantziz egungo gizartearen premiei erantzuteko baliabideak eskaintzen dizkigun zibila daukagu gure eskura eta horretaz baliatu behar dugu ados egonik jatorrizko ekimenarekin

aurkeztu zuen gure taldeak testua hobetu eta zehaztu barik zeudenak zehazteko azkenik iragarri da erdibidekoa sinatu dugula

jatorrizkoa eta baita zuzenketa hobetzen dituela zergatik aurkeztu genuen guk osoko zuzenketa batetik zehaztu nahi genuelako

eratzea erakunde segurtasun eta justizia batzordearen barruan eta bestetik legegintza ekimenaren inguruko zehaztapena ere

ponentziaren lanak eta ondorioak edota adituek proposatu edo egin dezaketen testu artikulatua berez ez da ez lege proiektu bat ez lege proposamena

gobernuak bultzatu edo lagundu beharko dute ekimena eurena eginez eta kasuan kasuko izapideak bete proposamen hori lege bihurtu dadin

oso ekimen garrantzitsua da hau eta ahalik eta adostasunik zabalena bilatu beharra daukagu horregatik begi onez ikusiko genuke

ahalik eta talderik gehienok posible bada guztiak baterako lege proposamena egitea erkoreka sailburuak aitortu zuen

azken finean domina herritarrei dagokielako baina bide batez esan behar dut mendia andrea

guztiz kontrakoa dela zeren niri iruditu egiten zait oraingoan ere berriro ere

eta sartu zaizuela eta aurre hartu nahi izan diozuela gobernuari

ere oso deigarria mendia andrea zuretako hain

izana orain sailburua izan zinenean ez zeneukan horrelako pentsamendurik edo ez zeneukan horrelako presarik edo beste modu batera esateko

ez zegoen zure departamenduko ildo nagusien artean zeren egin zenuen agerraldian ez zenuen aipamenik ere egin lege honen proiektu honen inguruan are gehiago

gobernu sozialistaren legegintzaldi egutegian ez zegoen proiektu hau aurrikusita orduan beno aitortzea ba ulergaitza egiten zaidala edo

albo batera utzita lortutako adostasuna balioan jarri nahi dut eta gainontzeko taldeak gonbidatu nahi zaituztet akordio honetara

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen
ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza eskerrik asko

eskumen legegile oso urria daukagu etxe honetan are urriago zuzenbide zibilean beraz

behar diogu foru zuzenbide zibilean herritarren berdintasun eskubidea eta ohitura leian agertzen dena orekatu egin behar da nik uste dut

ez presarekin ez dominak jartzeko interesarekin ados gaude alor honetan

izango direla eta gure taldeak ponentziaren proposamena

saiakera asko egin izan dira gogoeta batzuk egin izan dira bai etxe honetan bai etxe honetatik kanpo

zuzenbidearen euskal akademiaren eskutik eta guztiak kontutan hartu beharko

egia da ezagutzen dugu bi mila hamabiko proposamen bat badagoela mahai gainean eta hori izango da azken finean guk hona eztabaida honetara inkorporatu beharko duguna

ponentzia honetan operadore juridiko guzti guztiak egotea eta konfluentzia bat bilatu behar dugu guzti eurena eraginkortasuna bermatuz zainduko dugu hori da nik uste dut

eraginkortasuna eta lan hauek burura amaierara ez lehen bezala amaierara helduko direla besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko txandan sartuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkari den otadui andreak dauka hitza

andrea zurekin ados nator mendia esaten duzunean lege honek adostasuna behar duela eta hori da hain zuzen ere atzo sailburuak bere agerraldian esan ziguna eta

aipatu beharrekoak zeren eta atzo zure berbalditik

iruditu zigun

gobernuaren ekimena zentzu honetan mugatu nahi zenuela eta

berbetan sailburuak oso ondo azaldu zuen eta nik berretsi egiten dut

lege honetan ahalik eta adostasunik zabalena behar duguna eta benetan zure

nire ustez ez dituzu pisuzko argudioak esan zure gobernuan izan zenuenean zure jarrera azaltzeko

argudioak eman eta hona ekarri behar izan duzu gure arteko elkarrizketa pribatu bat nahiz eta nik zuzenean eurekin berba egin ez lagun eta adiskide asko gai honetan adituak direnak eta euren bitartez lehenengo eskuko informazioa daukat kontu honetan beraz

adostasunetara heltzeko borondatea berretsi egiten dugu eskerrik asko
eskerrik asko otadui andrea euskal talde popularraren ordezkariak

eh bildu taldearen ordezkariak eztabaida amaituta bototan jarriko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamairu

gai zerrendako zazpigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena sektore publikoko erakundeei eta eaeko

datuen gardentasunari eta publikotasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen

txanda da mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena

eskerrik asko maneiro jaunak zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburua

erdibideko zuzenketa alde bozkatuko dugu bi mila hamaikako urriaren hogeita zazpian izan zen debate berbera debatean esan genuena

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi berriro ere berriz ere

euskal administrazio publikoa eta bere egitura beste behin ere legezbesteko proposamen bat baino gehiago aurkeztu du legebiltzar honetan gai berari buruz hala ere aurkeztu dituenen artean ez dut bakar bat ere gogoratzen administrazio espainolaren erakundeak edo unitateak

seguraski maneiro jaunak bere madrilgo gorteetako lagunen

horrela al da guk eh bildukook beti bultzatuko ditugu administrazioaren gardentasuna bermatzeko eta areagotzeko ekimenak bai administrazioarena eta bere eremuko erakunde

de estos puntos erdibideko proposamena adostu duzue gainerako taldeekin zuzenketa horretan oso zehatza ez bada ere ekimenaren muina biltzen da muina hori da funts publikoak

zabaltzea ahalik eta informazio gehiena ematea sozietateei buruz eta ekonomiari buruz hori guztia administrazio publikoaren gestioa gardena

hori da gure asmoa ez besterik hori da gure taldearen nahia proposamen hau babesterakoan

eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea erantzunen txandan mistoa upyd taldearen ordezkari den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

eskerrik asko quiroga andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jaunak dauka hitza

eskerrik asko carro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkari den mendia andrea zurea da hitza bai zure baimenarekin

de acuerdo gracias eskerrik asko mendia andrea eta amaitzeko eh bilduk ez du hitza hartuko

amaituta eztabaida bototan jarriko dugu mistoa upyd euskal sozialistak euskal popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamalau ondorioz aho batez onartzen da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortuta